beraz hiru ideia garrantzitsuenak azpimarratzeko erabiliko ditut

aurrenekoa gobernuaren helburuak hazkunde ekonomikoa eta giza garapena dira gaur aurkeztutako lege programaren helburuak ere bi ardatz hauei erantzuten diete bigarrena proposamena errealista eta irekia da

baita ere gehiago zabaltzea ere eta hirugarrena legebiltzar honek legegintzaldi honetan akordioak eskatzen dizkigu akordio horiek landu egingo ditugu

por las iniciativas legislativas beraz legegintzaldirako programa aurkeztu egin dugu hauek dira jaurlaritzaren konpromisoak

eta gardenean kudeatuko dugu akordioaren legegintzaldia jorratu egin nahi dugu eta hau da eusko jaurlaritzaren helburua hamargarren legegintzaldian aurkeztutako legegintza jarduera egitasmoa edo programa adostasun zabalarekin

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrenda agortuta osoko plenoa hau amaituta geratzen da eta jarraian bigarren plenoa osoko bilkura berriari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bikaintasun akademikoko beken programa berriz indarrean jartzeari buruz lehenbailehen eztabaidatzeko mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bikaintasun akademikoko